arratsalde on guztioi osoko bilkurari ekingo diogu berriroere

minutu gehienez euskal talde popularraren ordezkaria alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko alonso jauna
jarraian euskal sozialistak taldearen ordezkaria mendia andrea zurea da hitza

adostu dugu euskadik dituen erronkak aurrez aurre begiratzen dituen proposamena hemen ez da inor baztertzen abertzaleago

sentitzeagatik akordio handiak eskatzen dituzte euskal herritar desberdinentzako proposamen bat da hau eskubide sozialak eta legaltasuna bermatzen dituen proposamena elkarrizketarako garai berri bat irekitzen dugu eta helburu hauekin bat

herri proposamen bat eskaini digun bakarra adierazpenak titularrak egon dira baina landutako beste proposamenik ez egia da eh bilduk bere jarrera helarazi zigula orain dela egun batzuk baina

hautagaitza aurkezteko erabakia hartuta una candidatura de ocasión

de nosotras ekonomia berreskurapena giza berreskurapena bilakatu dadin zeharkako lan bat eta formazioa sustatuko dugu akordio honekin heziketa prozesuaren zatiketarekin amaitu nahi dugu ezagumena haurtzarotik lan bizitza amaitu arte irauten duen ardatz nagusia izan dadin hau da gure ekonomiaren lidergoa berreskuratzeko eta hogeita bat mendeko trenera igotzeko bidea

gaurko eta etorkizuneko enpleguetan eragina izango du lanean daudenak eta urte batzuk barru egongo direnak ezagumenak handitzeko estrategia integral bat behar dute

no habrían solucionado sus problemas energia hornidura bermatzeko gure eskuetatik kanpo geratzen diren gaiak

baina eredu propio bat definitzeko gure eskumenak erabiltzeko gai garela erakutsi dugu gobernu honek euskadi fracking gabeko lurra dela onartzen du inolako baldintzarik gabe sozialistok bi mila hamasei euskadi frackinga

esan genuen orain etorri diren guzti horien lehenengoa izango dela badakigu ere

ezezkoarekin bat alternatibak energia iturri berriztagarrien aldeko apustu sendoa egingo dugu bi mila hogeian kontsumoaren ehuneko

ekartzera konprometitu gara honek eraikuntza iraunkorra etxebizitza birgaikuntzan mugikortasun iraunkorrean enplegu berdea deritzon sektorean alegia lanpostuak sortuko ditu eta guzti hau klima aldaketari aurre egiteko estrategia integral baten barne

de abusos policiales diagnosi berdina egiten dugu baina konponbide nazionalistekin ez gatoz bat eta horrela jarraituko dugu gure autogobernua berritzea ezin delako gobernu bakar baten zeregina izan gehiengoa absolutua balu ere estatutua berritzea

herritarren eguneroko arazoa konpontzeko betebeharra dugun guztiona eta hemen gaudenak zer lortu dezakegun jakin behar dugu guk argi daukagu autogobernuak konponbideak eman ditzala nahi dugu

eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea jarraian elkarrekin podemos taldearen ordezkariek

lehendakari andrea legebiltzarkideok aste honetan esan genuen

akordio eskasa aurrikusita zegoela aurrikusita

kanpaina baino lehenago udaletan eta aldundietan duten hitzarmena eusko jaurlaritzara zabaltzeko asmoa zegoelako akordio bat

ezkontzen den alderdi abertzale batekin akordio bat non izenezko alderdi ezkertiar bat

helburu bakarra dauka postu batzuen truke eajk pse hutsaren hurrengo bihurtu bigarren honek lau urte gehiago bizirik irauteko eajren partetik jokaldi borobila izan da bejondeizuela zorionak berdin dio

aurrerakoia izan zitekeen gehiengo alternatiboa galarazten bada alderdi politiko zahar batzuengan espero zitekeen taktika hori

akordioaren baldintzengatik ez balira legealdiaren hitzarmena baino alderdi sozialistaren baldintzarik gabeko errendizio hitzarmena dirudi

hobeto ulertzen dira esaten ez diren gauzak akordioan esaten direnak baino askoz islatzen dira falta diren pertsonak falta garenok aipatzen direnak baino zehaztasunik gabeko hirurogeita hamar folio luze horietan ez dira gai ausentzia itzel batzuk

eta uzten badidazue hain zuzen ere hemendik aurrera hasiko naiz bata bestearen atzetik aipatzen legealdi honetarako gure

nos merecemos compromisos firmes y concretos eta puntu honetara ailegatuta galdera honi erantzuna ematea interesgarria litzateke

legealdian zehar erantzuna emango diogu geratzen zaizkigun osoko bilkura eta batzorde guztietan eguneroko lan hori inportantea da baina haratago joan nahi dugu euskadin eta bere legebiltzarrean berdintasun beharrezkoa dela aldarrikatzen dugu beste batzuek bezala bortizkeria matxistaren atzetik egiturazko ezberdintasun arazoa dauka euskal gizarteak

egunero hamaika emakumek pairatzen dute

generoko amildegiak arrazoi ekonomikoak sozialak eta kulturalak ditu eta desagertu arte amildegia arintzeko arlo guztietako politika aktiboak behar ditugu baina batez ere enpleguan hezkuntzan eta gizarte

emakume euskaldun gehienontzat seme alabak izatea kaltegarria da gure ibilbide profesionaletarako euskadiko erakunde feminista guztiekin adostutako batzorde espezifikoa osatu behar dugu legebiltzarrean bertan konponbide aurrerakoiak bilatzeaz gain erakundeen proposamenak entzuteko eta bideratzeko bilgune izan beharko luke berdintasunik gabe

emakume eta gizon arteko benetako berdintasuna ez badago

eajk errotondan horixe da herritar askoren iritzia eta baita nirea ere hau da gauzak egiten dituela dirudi ematen du baietz mugitzen dela baina behin eta berriro jarraitzen du berdinei bueltak eta bueltak ematen inolako aurrerapen esanguratsurik gabe izan ere errotondatik gutxitan ateratzen da

beraz pentsatzen dute edo pentsatzen duzue zertarako aldatu gertatzen dena da errotonda politiko horren jabe egin dela eta inoiz ateratzen ez denez eta errotonda barruan dagoenak

gainontzeko indar politikoek benetako arazoak izan dituzte zirkulatzerakoarekin bakarrik orain alderdi sozialistarekin

errotonda horren ekarpena egitea irabazpidezko sozietateari salbuetsita dago gainera eta ezkonsariak oraindik

ibilgailu bakarra ari zenean jira eta buelta

orain bi daudela zer esanik ez sekulako

esatera gizarte honek ez duela auto ilara gehiago merezi esatera errotondatik atera behar duzuela behingoz esatera finean

kanpainan zehar eta hauteskundeak pasa ondoren indar politiko guztiok esaten genuen orain irekitzen dugun legealdia adostasun

blokeen legealdi bihur daiteke dagoeneko bloke bat dugu aurrean eta eh bilduri zintzotasunez esan behar diogu beste bloke bat

antzua dela eta gainera zenbakiek ez dutela ematen elkarrekin podemosekoak eraikitzera etorri gara eta bereziki nik pertsonalki ahaleginak egingo ditut

elkarrekin podemosen berreskuratu nahi dugu aurreko legealdian zure alderdian egindako planteamendu bat

pasatzea zerga arloa arautzeko eskuduntza

eh bilduk baiezkoa eman zuen zenbakiak ateratzen zaizkigu

ateratzen ausartuko zara honekin esan nahi dizut zuek

koherentzia ariketa egiteko aukera izan dezazuen behintzat eta ez hori bakarrik zergen ikuskaritza eusko jaurlaritzaren menpe proposatuko dugu iruzurra globala denez ezer gutxi egin dezakegu gure zerga administrazioa txikietatik batu gaitezen beraz bi neurri horiekin segurtasun juridikoa eta iruzurraren kontrako borroka eraginkorragoa

genituzkeelakoan gaude gaur aurkezten zaigun akordioak zerbitzu publikoak eta gizarte politikak hobetuko dituela dio presio fiskala mantentzen eta defizit publikoaren helburuarekin betetzen gainera

ameskeria iruditzen zaigu horregatik guztiagatik legealdi honetan fiskalitateaz asko eta luze mintzatu behar da iruzurraren aurka borrokan benetako konpromisoa adostu behar dugulako ignacio zubiri katedradunaren txosten argigarria duzue mahai gainean zer egingo da horrekin

bake eta bizikidetzako egitasmo gehienak garrantzitsuzkoak behintzat aho batez onartzea

eskerrik asko zabala andrea denbora agortu da eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza larrion andrea zurea da hitza

lehendakari andrea legebiltzarkide guztiak jaun andreok lagunak gaur

gizarte honek azken hauteskundeetan herri akordioa nahi zuela esan zuen eta horren ordez tamalez alderdien arteko betiko

izango dugu betikoak betikoekin betikoa egiten epe motzera begirako akordioa interes orokorrak sustatu ordez agintarien interesak babestera bideratua

es un acuerdo entre partidos eta esan behar dut urkullu jauna agirre lehendakaria aipatu egin duzunean aurten laurogei urte betetzen zirelarik itxaropen puntu bat izan dudala garai horretako gobernuan itzal handiko pertsonak egon zirelako ez bakarrik

eta akordio hori bai izan zela transbertsala hori bai eta horrelako akordio transbertsala hemen mahai gainean jarri duen bakarra euskal herria bildu izan da

ostean ere egin dugu zuekin eta egin dugu podemosekin akordio transbertsalak jarri ditugu mahai gainean y aquel

industriaz aritu izan zarenean eta izan da politika industriala aipatu ere ez duzu egin politika industriala

eta patente kopuruan bera egin du eta enpresen maila teknikoa bataz besteko balorea atzera egin du zergatik gelditu diagnostiko egokia egin eta hasi gauzak aldatzen noizko utziko dugu zuek lortu zenuten gauza bakar batean sindikatu guztiak batera egitea eta izan zen kalera ateratzeko eskatzeko benetako politika industrial erreal bat gauzatzea eta ez dira bakarrik sindikatuak hori eskatzen digutena

eta baldin badago zerbait ere bai mahai gainean guztiok ados gaudela ere

hor esaten dugu guztiok ados gaudela eta konprometitu egin ginela ere bai

falta direlako hainbat diru laguntzak ere bai bueltan egiten direnean laborategi propioak egiteko edo zenbat jende bukatzen da joaten

sariak jaso dituztenak karrera amaitzean eta hemen ez dutelako etorkizunik bukatu egin direla kanpoan lanean zenbat zenbat ezagutza ez da oparitu

posiblea da baina ez iraganeko errezetekin hezkuntzan adibidez hezkuntzan ituna proposatzen diguzue eta guk berriz hezkuntza akordioa itunak ez duelako adostasuna bermatzen akordioak bai eta hezkuntzan ere nabaria izan da aipatu ez dena lomce nire alaba eta bere gelakideak oso

batxilergoaren bigarren mailan daude ekainean errebalida egin beharko dute lomce edo euskal lomce deitu nahi duzun bezala baina egin beharko dute

ikasle guztiak azterketa bat egitera helburu pedagogikoak ez daukan azterketa bat egitera madriletik inposatzen den azterketa bat egitera

eta gainera berzentralizazioa elikatzen du ikasleak irakasleak familiak oso kezkatuta gaude baina diskurtso honetan

hezkuntzan murrizketak aplikatu dira hezkuntzan lomce

egin behar da eta unibertsitatean ere beharrei erantzun beharko diegu gogoratuko dugu

izango dugula errektore berri bat emakume bat errektore izango da lehen emakume errektorea euskal herriko unibertsitatean bai euskal herrian ditugun unibertsitateetan eta hori ere poztekoa da unibertsitatean momentu honetan ikasle gehienak emakumeak direlako irakasleen artean ere gehiengoa doalako eta ikustea nola emakumea ere

baina bada garaia ere bai unibertsitateak aurrera egiteko eta aurreko errektoreak esaten zigula ez dela betetzen ari akordio ekonomikoak

ez duela baimentzen unibertsitatea garatzea behar den bezala horri ere egiteko eta guk uste dugu unibertsitate legea ezinbestekoa dela baina horrela ere adierazi dute ere gaur egungo errektorea bai errektore gaia dena

gaur egungo politika mantenduz bost urte barru gazteen zailtasunak lana bilatzeko handituko direla bizi proiektua garatzeko zer esan eta etxebizitza lortzeko

egin dezakegu gai nazionalei begira euskal herriak bere bidea abiatu du

aldaketa abian jartzeko gaitasuna izan dugu ipar euskal herrian herri elkargoak lehen abiapuntua jarriko du ondoren helmuga eta helburua handiagoak jartzeko

geldirik dago eta galdera da zergatik zergatik urkullu jauna ez duzu sinesten herri honek dituen aukeretan

zergatik onartzen dituzu beste batzuek ezarritako muga guztiak ez al zara irabaz daitekeen joko aldez aurretik galdutzat ematen ari guk sinesten dugu herri honek irabaz dezakeela merezi duena ez gehiago eta ez gutxiago horretarako baldintza bakarra herritarrei entzutea da herritarrengan sinestea

eta nik hemen itxaropenak jartzen ditut eh bildu herri honetakoa da eta ondotxo daki herri hau beste fase batean dagoela

egingo dugu zure analisiarekin hitzaldi politikoei buruz bost urtez joera

eta gauzak gertatzeko eta urratsak emateko momentua da orain dela bost urte urrats bat eman zen

ere inflexio puntu bat izan zela eta urgentziazko gauzei heldu behar zaie eta guk aurrerapausotzat hartzen dugu zuek planteatutako hainbat

baina aurrerapausoak dira armagabetze ordenatua biktimen aitortza eta erreparazioa

aurrerapausoak izan daitezke positiboa jotzen dugu gaur aipatu ez bada ere

dispertsioa aipatzearena gainera ikusten dugulako lehenengo urratsa izango dela momentu honetan oraindik onartzen ez diren dispertsioaren hamasei biktimak biktimatzat hartzeko eta espero dugu ere bai ostiral honetan istripua izan zela eta eskerrak hildakorik ez izango dela ere bai bide horrelako biktima gehiagorik ere ez sortzeko bat egiten dugu egitasmotik errealitaterako pasatzeko eta prestutasuna dugu el señor urkullu suspende

eta erakutsi dugu batera egin dezakegula lan eta gainera batera egin dezakegula lan politika berriak egiteko

alonso jaunak oso ondo gogoratu du bota egin genuela

ordezkatzen duena eta egin genuen gainera isladatzen politika berri bat guri tokatu zitzaigun bigarrenak izanda kentzea eta hirugarrenei

izan zen gure konpromisoa herriarekin zela ez zela lortzeko alkatetza ez zela lortzeko eserleku bat herriarekin zela gure konpromisoa

elkarrekin lan egin dugu ez bakarrik horretan ordutik hona ere jarraitu izan dugu elkarrekin lanean eta baita ere ikusi dugunean aurkeztu zinetenean

hainbat eta hainbat proposamenak euskal herria bilduk kamara honetan aurkeztutakoak izan direnak eta lortu ezin izan ditugunak dira eta pozten gara ikustean zuek ere bat egiten duzuela zeren orain aukera gehiago izan ditzakegu aurrera ateratzeko bat egiten dugu ere bai hemen zabala

baina zuek dituzuen kezkekin bat gatoz eta uste dugu bidean aurkitu egingo garela

izango da hainbatetan elkar ulertzea erabakitzeko eskubidean bat gatoz baina ziur aski

urrats batzuk elkarrekin emango ditugu beste batzuk ez zeren zerbait argi baldin badugu ezberdintzen gaituela

zuen abiapuntua madrilekoa dela baina posiblea da

eta aurrera eraman nahi dugu eta batera egingo dugu instituzioetan beste instituzioetan egin dugun bezala

lan egitea batera kalean euskal herria bilduk oso argi daukalako gauza bat gauzak ez dira hemen

ezinbestekoa da hemen egotea ezinbestekoa da hemendik politika egitea baina errealitatea aldatzen da kalean eta horretan ere eskua luzatzen dizuegu zuek ere etortzeko kalean egiten dugu lana kalea eraldatzeko uste dugu bide horretan fruitu emankorrak izan ditzakegula eta goazen egitera eta herri honetan egin daiteke izan gaitezke

merezi duguna eta hori izango da eh bilduren lana legebiltzar honetan eta kalean

herri hau izan daitekeen guztiaren alde lan egitea oposiziotik baina herri akordioak bilatuz eta ziur gaude ere bai lortu egingo ditugula

unea da herriak eskatzen digu herri akordioak egiteko eta guk argi dugu

bide bat egiteko dugula eta guk ere argi dugu herri akordio horietan podemosekin bidea dugula eta irekitzen dugu aukera nola ez gainontzekoei uste dugu akordio ona baldin bada guztiokin posible dela adostea baina batez ere gure akordioak herriari begira izango dira

bada garaia herri akordioak nagusitzeko bada garaia politika berriak egiteko gasteizko ereduan egin genuen bezala herriari begira eta ez gure eserlekuei begira eta horretarako euskal herria bildu prest izango duzue

eskerrik asko larrion andrea

kontestuan behintzat gaur

jorratuko duguna ubikatzeko nik uste dut interbentzioak egokiak dira denak tonu onean doaz nik espero dut ere tonu onean egitea inor ez haserretzea

inbestidura saio batean gaude baina hautagai bat bakarrik dago orain larrion andreak ere egin duen defentsan bere kandidaturaren

nik ez dut antzeman non zegoen defentsarako arrasto hori eta nik uste dut horren lekukotasuna ematen duela da

azkeneko aldiz elkartu ginen eh bildukoekin

ekarri ziguten gutun bat eta han esaten zuen euskal herria bildun guztiz kontziente gara gure euskal herriaren alde honetako herritarrek

baina aldi berean oso garbi daukagu horrek erantzukizun handi baten aurrean jartzen gaituela alternatiba izan nahi badugu ere herri honen

akordioen alde azalduko garelako beti ere orduan batek bere burua ikusten baldin badu oposizio buru eta alternatiba izan nahi baldin badu pentsatzen dut inbestidura saioa dela lagungarri gainontzekoen aurrean ba beno nik nirea ere hemen daukat eta inbestidura saiakera honetan parte hartu

aitortu dezagun gaur ez baina bihar lehendakari aukeratzeko

eta gaur zilegitasun osoz maddalen iriartek

zer da gaur lehendakari gai eta bihar oposizio buru nik uste dut garbi zegoela eta dagoela herritarrek hala erabaki dutelako oposizioaren buru podemos distantzi batetara dagoela ez dago hainbesteko beldurrik edo kezkarik baina beno

proposamen atalean ba nik programa irakurtzen nuen programa elektorala eta eh bildu kendu eta gure gobernua jarri eta programa elektorala zen eta gobernu programa batekin aurkezten baldin bada bat hauteskundeetara

beste boto batzuk biltzeko hemezortzitik ez dakit ba hogeita bederatzira pasatzeko adibidez kontestu horretan gertatu da goiz parteko

bi gauzetan bat ez da saio bat eskakizunak eta galderak egiteko

saioa izan behar du proposamenak eta zehaztapenak egiteko eta saio bat izan da eskakizunak eta galderak egiteko eta beste bat izan da erantzunak eta proposamenak emateko hori izan da goiz parteko saioaren nondik norakoa testuinguruan aipatu da

baina gure kontestuan eta europaren kontestuan aipatu da ere ekonomiaren hazkundea makaltzen ari dela eta gehiago makaltzekoaren arriskua ere badu aldaketa politikoak ere egon direla nahiz eta ameriketan gertatu zuzeneko eragina eduki dezake guregan edo frantzian gerta litekeena edo brexita edo austrian edo dena delakoa garbi dago

nabarmentzen dela eta horrek tentsioak areagotu egingo dituela eta guregan ere eragina izango dutela eta hazkunde ekonomikoa

ez dut esango prebentzio bezala baina garbi dagoena da kontu publikoak presiopean jarriko dituztela alde batetik zorraren mugak

babestu nahi baldin badu erabakiak hartu beharra finantzatzeko diru laguntzak

gora doaz interesean eta horrek mugatu egingo du eta garbi dagoena da

segurantza ba kinka larrian egon daitekeela ere estatuan horregatik zuzen zuzenean

egokiena litzateke akordioan biltzen den bezala eskuz aldatzea eskumen hori eta euskal instituzioen esku utzi

gure pentsionistek bere pentsio hori ziurtatuta eduki dezaten euskal instituzioen esku utzi zergatik gaur egungo porrotaren ardura ez da euskal instituzioena ez da euskal jubilatuena ez da euskal langileena

horregatik pentsatzen dut hor eskuz aldaketa bat

esaten dugu ekonomiaren hazkundea bultzatu behar dela langabezia gutxitu behar dela eta desberdintasunak ere gutxitu

injektatuko dituela ba garbi dago ez dela nahikoa izango ezta urrutitik ere

debate batetara fiskalitatearena alegia politika publikoak aurrera eramateko fiskalitate egoki bat behar da

ekonomiaren hazkundea lagunduko duena eta izan behar du justua eta zuzena eta hor daudenak da nik uste dut hiru ondorio lehendakariak aipatzen

kanpainan zehar batzuk eta bestek tira biran izan ditugu garbi dagoena da

garbi dago zuhurtasunez kudeatu behar dugula zuhurtasunez eta gastuarekin eraginkor izan behar dugula

garbi dago inbertsioak ere eraginkorrak izan behar dutela beraz guzti hori herri estrategia batean sartu egin behar da

guzti horren definizioa eta kudeaketa ehun produktiboa sendotu eta zaindu

ekonomia emankorra eta produktiboa ere modernoa eta bizia izan dadila eta enpleguak sortuko dituena kalitatezko enpleguak baina hor aipatzen da beti mamu bezala agertzen da presio fiskala

azkenean esaten da bueno alderatzen baldin badugu ipar europako

diferentzi daude zortzi hamar hamabi kontuak kontu

berdin da berdin da errenta aitorpena hartu

garbi dagoena da gure sistema bat dela eta bestea beste bat

hemengo kenkari guztiak ezabatu edo kenduko bagenitu

edo dena delako inbertsioengatik kenkari guzti horiek kenduko bagenitu gure presio fiskala sei zortzi hamar puntu

zuek adibidez proposatu duzue etxebizitzaren kenkaria kentzea

laurehun eta hogei milioi datua daukat fiskalitatea aldetik

eta zeinengan bizkaian gipuzkoan eta araban eta kaltetua

orduan kenkari hori ezabatzen baldin bada zuzen zuzenean

baina esan nahi dudana da ipar europako herriak

eta hemen kenkari direnak han ez dira tenkari baina estatuak gero eman egiten die eta hala eta guzti ere

poltsikoan soldata hobeagoak dituztelako renta disponible esaten dena edo aurrezteko edo kontsumitzeko

zergatik hemen beste zerbitzu publiko batzuk zuzen zuzenean bermatuak daudelako horrela da eta hori ikusteko hartu besterik ez dago eta zuk ezagutuko dituzu bai iriarte anderea eta larrion andereak ere bai gini eta

parametro horiek horiek neurtzen dute benetan alde batetik neurtzen dute diru sarreren ezberdintasuna eta besteak neurtzen du renta disponible horretan egon daitezkeen ezberdintasunak eta egiten ditu hogei kendu goitik eta hogei behetik eta media kalkulatzen du zergatik euskadi azaltzen da

herri aurreratuenen artean zergatik zer da mirari bat ez dagoena da kalkulua egiten da zeinek diru sarreretan ezberdintasun handiena duen eta renta disponible horretan zeinek eta justu justu azaltzen gara diru sarreren ezberdintasunaren taulan

hogeita zazpi koma bateko puntuazioarekin austria eta

horien aurretik eta europa bataz bestekoaren ere oso aurretik eta espainiaren oso aurretik

banaketan lau koma biko puntuazioarekin suediaren atzetik gaude

esan nahi dut fiskalitatea eta presio fiskalez hitz egin behar baldin badugu hitz egin dezagun

konklusioak ere okerrak ondorioak ere okerrak izan daitezke baina debaterako kontua da baina etxebizitzarena aipatu dizut zerga dutenen artean

aplikatzen zaie etxebizitzaren kenkaria laurogeita

berrehun eta hamalau mila bizkaian eta gipuzkoan ehun eta hogeita hamasei mila gehien afektatutako

ez al da klase ertaina iruzur fiskala atzeratutakoa kobratu informazioa derrigorrezko tresna eta bitartekoak jarri behar dira eta aipatzen da txostena hain famatua egin den txosten hori hain famatua egin den txosten horrek berak esaten du

oso zaila gertatzen zaiela ez dituztela tresnak

esan daiteke ez daudela prozedura egokiak estimazioa egiteko

esaten dute gurea ehuneko hamaseihamazazpi hemezortzi bitarte horretan dagoela estatuko ekonomia ehuneko hamaseihamazazpian europakoa ehuneko hemezortzian espainian

europako mediatik zenbat urruntzen da eta hala eta guztiz ere foru aldundiak eta foru aldundien

fiskalizazio planak aztertzen dituzte eta neurri berriak proposatzen dituzte erakundeak iruzurraren atzetik daude baina planteatzea esatea bi mila hirurehun milioi hortxe daude kale kantoian buelta eman hartu eta ekarri foru aldundietara ez

eta azkenean amaituko duzu seguruenik epaitegi batean eta enpresa asko itxita eta kobratzerik ez eta agian pabiloiarekin edo makinekin gelditzen zara

hiru aldundiek lanean jarraitzen dutela horretan industria eta enplegua

aitonen eta gurasoen eta semeen edo biloben gaia aipatzen duzunez

entzun esan dizut eta ez duzu erradiografia osatzen ez dakit zenbateraino enpresa familiarrak denak eta

zein eragin eduki duen herri honetan azken hamarkadetan beste fiskalitate batek

ez dakit ulertzen duzun pentsatzen dut baietz beste fiskalitate horrek

bat baino gehiago aspaldidanik desagertu ziren eta beste batzuk orain oso urte gutxi fiskalitate berezi batetara behartuta zeudelako

etorriko zaizula baina egiten duzue

dagoen dinamika bat sortu duzue proposamenak erregistratzen legebiltzarrean baina egiten duzue zuen programa bete ahal izateko estimazio bat ba ez dakit guk zuen numeroak berak hartuta

miloi beharko lirateke gaur egun dagoenaz aparte zergatik esaten baldin baduzu

hamar milara jaitsi azoka bat izango balitz bezala hau

estimazioa egiten da hogeita hamar mila mila euro postu bakoitzeko

nondik nondik eta zertarako zertarako

ez baldin badituzu nola justifikatzen duzu hirurehun eta hirurogeita hamar milioi urtero urtero zergatik osakidetzan egiten den

eta gainontzekoak horiek kubritzen dituzten kubritu behar dituztenak agian guk nahi baino gutxiago baina esatea hola bat batean

sortuko ditugu eta hogeita hamar mila mila euro lanpostu bakoitzeko urtero

eta gero gainera berrogei mila iristeko aspiraziokin

eta guzti hori finantzatzeko aipatutako bi diru iturriak eta gatozen niretzako gaur egun behintzat guztion aldetik

diskurtsoan aipatu duen gaia izan da gizarte politikak etorkizunari begira nola ikusten ditugun nola zaindu behar dugun

pobreziaren arriskua portzentajeak hortzen daude

legebiltzar honetan bertan oinarrizko errenta onartu zenean

bere presentzia eta ezezkoa bozkatu zuen

eta da urizar jaunak esaten du baino gu eako ginen beste garai baten nik aitortzen dut hori baino ezker abertzaleak pisu handia dauka eh bildun hori ukaezina da ez dakit nola zaudeten proportzioetan baina pisu handia dauka

zein bilaka izan duen pobreziaren tasak

zortzian eta hamabi bitartean gora egin duela baina

zazpi koma bederatzira bost koma seira bost koma zazpi momentu honetan zortzi koma bi dago eustatet datuen arabera

ispilua han baldin badago eta hemen aurrerakoitasunaren lasterketa bat martxan jarri behar baldin badugu argi ibiltzeko zergatik bai han eta bai hemen amankomunean dagoen alderdi bakarra guzti hori gidatzen da euzko alderdi jeltzalea

eta nik ez dut esango aurrerakoitasun horren esparruan

alderdi asko daude baina benetan praktikara aurrerakoiak

euzko alderdi jeltzalea izan dela bakarra bai eta gogora ekarri nahi dizuet euskal herriko alderdi komunista izan zela hamarkada guzti horietan

lehenengo aldiz behintzat ezker abertzalearen ikuspegitik eta konpromisoetatik aldeko botoak ematen hasi zela zergatik ordura arte lehentasunak beste batzuk ziren ez zen egunerokotasuna beste lehentasun batzuk zeuden konparaketa ez noa egitera baina nafarroakoa

eta gero ikusten da baita ere laguntza guztiak dauzkagula erlazionatuta lanbide arteko gutxieneko soldata horrekin y aquí viene la otra

baina badaki diru publikoa kudeatzea zer den eta esaten du lanaren balioa goraipatu nahi dut

errenta banatzeko lehen pausua baita ez du lana idealizatzen

ongizate kolektiboa ziurtatu nahi duen gobernu batek hiritar guztien bizi baldintzak bermatu behar dituela defendatzean ongizate estatua

diru sarrera fiskal gero eta erregresiboa daukaten ereduetara goaz eta oinarrizko errenta bat bakarrik finantza daiteke ongizate eredua mantentzen bada

ados gaude zerga kontuetan sistema sendo bat dagoenean nahiz eta gaizki funtzionatu

eta hori kontutan hartu behar da eta ez da klase erantzuna kezkatzen nauena ertainena baizik adibide bezala jartzen du gipuzkoan egindako ikerketa aipatuz oinarrizko errenta

urtean hogei mila eta hogeita hamabost mila euro bitartean kobratzen dituzten hirurogeita hamar mila gipuzkoarrak kaltetuta aterako ziren

oinarrizko errenta ezarriz gero nahi izan ez arren horrek konfrontazio soziala ekartzen du klase ertainekin erabaki

baina kontuz eraldaketarako aliatu potentzialak direnekin liskarretan sartzearekin kontuz aldaketa

eta esaten dio ez dago politika alternatibarik esperimentaziorik gabe ez daukagu alternatibarik

ez da berrehun urteko ordezkapen demokraziaren aurrean esperimentatzen ez badugu jai daukagu ba hemen garbi dagoena da esperimentaziorako denborarik eta aukerarik ez dagoela hemen egin behar dena da erabakietan

eta sistema hobetu daitekeela sendotze bidean ados baina erabakietan asmatu egin behar da eta demagogiarako joera dutenei behintzat hori esan nahi nieke eta badago beste bergarar bat luis ugalde olalde

zauriak itxi zenion eta nik esaten dut ondo itxi

aipatu dituzu biktimarioak identifikatzea falta zaizu nik jarraitu dut zure kanpaina eta ados nago eta euskal herria bilduko bozeramaile bezala edo parlamentari bezala momentu honetan

kanpainan esandakoak kontutan hartzen ditut baina denek ez dute pentsatzen horrela eh bildun

nik uste dut garbi dagoela eta laburbilduta eta erakunde bezala eta etak egindakoak kritikatzean dagoela problema hor dago zergatik

egindako mina kontua da min horren aurrean ze posizio hartzen ditugun hasier arraizek tribuna honetan egia da argalaren hitzak erabiliz baina

indarkeriak deshumanizatu egin gaitu eta hori izan zen nik ez dut esango benetako pausua baina aurre pausu bat esanez

ba agian deshumanizazio horrek eraman zintuen

baina hor bide bat egin beharra dago zergatik iragana ezin da aldatu gertatu zen eta hor dago kontua da iragan horri

eta ez ikusiarena egin genuen edo esplikazio bat eman genion edo justifikazio bat eta justifikazio horretan dago problema zergatik justifikatzea da justu egitea eta hor daukagu

horregatik etorkizunari begira

da besteak beste politikoki etorkizunean ibilbide estrategiko bat partekatu nahi baldin badugu gutxieneko

iraganari edo itsuarena egin behar dugu

lujanbiok memoriaren egunerako bertso batzuk

eta nireak egiten ditut harri guztiak dira desberdin eta denak harri hala ere bakoitzak behar du hitzen eta ertzen jabe baina elkarrekin eraikitzeko leundu behar goi eta behe zaurgarri diren ertzak leundu

baina bai elkarren pare ertzak leunduz lantzen lagundu leheneko pasarteak

harria landu ahalko du soilik guk hala nahi izateak elkarbizitzak elkarri hitzak entzun eta esateak ez du denborak dena egingo

baita ere irakurri dut ez goaz inora herri honetako lehendakari batek ertzaintzak egindako erailketa tortura exekuzio sumario eta mota guztietako

egunerako baduzue zuek ere ariketa indibidual eta kolektibo sakona egin beharra herritarrei iruzurra egiteko tentaldi oroa

eta egundaino ez dugu ahazten baduzu lana etxetik hasita eta

alde batetik gobernu itun honek bereizten dituela alderdi bakoitzaren posizioak legebiltzar honetan defenditu ahal izateko

urte honen hasieran eta idatziz daudela

hori egiteko prest gaudela eta hemen esaten dena da eta hau egiten ez baldin bada eta sortzen ez baldin bada zer egin behar dugu aldez aurretik

politikan begirale eta superbisore eta interbentore paper hori ez zait gustatzen zergatik badirudi

guk garbi daukaguna da eta hau

garbi daukaguna da herri honek eta legebiltzar honek ebasten duena hori defendatu behar dugula eta aurrean jartzen denak mahai baten inguruan esango du nahi duena baina guk hori defendatu behar dugu

askotan aipatu dudan pazientzia demokratikoa eta pazientzia demokratikoa da ez baldin badakizue zer den ez pnv rekin zorretan zaudelako

da herri honek ezker abertzalearekin eduki duena azkeneko hamarkadetan hori politikara ekarri
eta ikusiko duzu pazientzia horretatik ekimenetara nola pasa gaitezen eskerrik asko egibar jauna

legebiltzar taldeei erantzuteko iriarte okiñena andrea zurea da hitza

lehentxeago aipatu duzu zure jardunaren hasieran iñigo urkulluren

miren larrionek ez ninduela nahikoa eraman lehendakari toki

batez ere niri buruz hitz egin duzula onartu behar didazu edozein kasutan bueno mendia andreak ere esan du banaizela

hautagai kasuala edo ni naiz pertsona bat euskal herria bilduren izenean natorrena hemen guk sinesten duguna mahai gainean jartzera oso serio eta oso arduratsu eta ardura handiarekin eta gainera nire lehen aldia izanik nator ilusio handiz hau egitera eta zuei irudituko zaizue ez dela egingarria zuei irudituko zaizue erabaki utopikoa dela

guk gaur mahai honetara ekarri ditugun proposamenak egikaritu daitezke guk geuk ere aztertu ditugu agian ereduak izan beharko dira aldatu beharko direnak

egibar jauna ñabarduraren bat egin dizut orain baino lehen ere eta orain ere batzutan pare batetan harrapatu dizut ez

sortu nork agintzen zuen begira euskal herria bildu osatzen dugu eta ongi dakizu zuk

sortu momentu honetan eta kanpotik etorri garen hainbat pertsona independentek eta

eta nolabait jarri dezakeela kokatu gaitzakeela lehen aldian eta kokatu gaitzakeela lehen aldian jende askorentzat gustatu izan ez diren dinamika batzuetan baina euskal herria bildu hau da

zuk zerorrek ere badakizu oso garrantzitsua dela herri honentzat herri honek erronka askotarako oso garrantzitsua izango dela euskal alderdi jeltzalea garrantzitsua izango den bezala eta beste alderdi batzuk garrantzitsuak izango diren bezala

oso garrantzitsua izango da herri honentzat horregatik eskatzen dizut

egiten dugunean etxe bakoitzean egon daitezke egon daitezkeenak eta nik zure etxeari begiratzen baldin badiot ere aurkitu ditzaket agian

norberak bere etxekoa nolabait zaindu dezala zuk niri lehen esan didazun bezala badauzkadala lan ugari etxean eta iruditzen zait

aparteko ahalegina egin dugula eta benetan esaten dizut uste dut eh bilduk

arduragabekeriaz jokatzea dela esango nizuke tamaina batean behintzat horrela broma egiten duzunean

aurrekari dauzkagun badakigu nola iritsi garen hona badakigu

aipatu dizkidazun hainbat eremuetarako iruditzen zait oso garrantzitsua dela garena izatea izena daukagu eta izen horrek izana ere ematen digu eta uste dut zentzu horretan garrantzitsua dela hau errepikatzea esan didazu hauteskunde kanpainan elkarbizitzaren erabakiari inguruan esandakoekin

eta etxeko lanak badauzkadala etxean seguru asko denok dauzkagu etxean etxeko lan ugari eta seguru asko legebiltzar honetatik egin beharko duguna izango da eremua prestatu guztiok bide horren amaieran momentu honetan nigandik oso urrutik dauden pertsonak alde batean eta bestean ongi dakizulako zuk oso

egongo direla alde batean eta bestean dauden pertsona horiek lortu dezakeela agian beraien mahai gainetik bota edo beraien paperetatik kendu edo beraien arkatzetatik aparte utzi eta izan gaitezen guztiok azken batean

gozo hartuko dituen nolabaiteko lan bat egiteko eta seguru aski lan horren amaieran

beste elkarbizitza bat gauzatu ahal izateko herritarrak guk baino lehenago egiten diren hori

lan hori egiteko gai izango garela eta izango dugula aukera benetan urratsak emateko ni sinestuta nago ni hona oso gauza gutxitara nator egibar jauna eta batez ere herrigintzari begira nator badakit zu ere bai ez daukat horretan zalantzarik baina ni horretara eta hori buru buruan daukat eta pare bat gauzek preokupatzen naute bakea eta elkarbizitza da eta horretan urratsak ematea eta uste dut urratsak eman behar ditugula sarri askotan arduratzen nau bakea eta elkarbizitzaz hitz egiten dugunean eta hau agian urkullu jauna zuri esango nizuke batez ere zuk eta aipatu duzu orduan nik zalantzarik ez daukat etaren armagabetzean

edozein kasutan onartuko didazue armagabetze bat gauzatzeko

bazeuzkala aukerak munduko gainerako gobernu guztiek era honetako gatazketan egin duten bezala urratsak emateko gaur bertan ezagutu dugu erreferendum baten ostean

badakit oso tankera ezberdineko oso emaitza ezberdinetako gatazkak direla baina esan nahi nukeena da

gobernu gutxi bakar bat ere ez baldin badago munduan espainiako gobernua bezalakoak dira

iruditzen zait eta nik informazio gutxi daukat zuek agian gehiago izango duzue gehiago egiten duela trabatik beste gauza batzuetatik

egibar jauna gutxi samar hitz egin didazu eta hitz egin duzu alderdi sozialistarekin lortutako akordioaren inguruan

errotondak zenbat aldiz hitz egin dugun errotondaren inguruan egibar jauna zuk eta nik uste dut gainera

esaten zenuena edozein kasutan seguritate bialaren inguruan aipatu dizkiguzu behin baino gehiagotan errotondaren kontuak eta errotondan

zuk zerorrek aipatu duzun bezala urte honen hasieran bertan

eta zuek batasuna eta indarra oker ez badago deitu zenuten dokumentu horretan esaten zenuten

eta erabakitzeko eskubidea duela eta gainera aipatu

neurri batean egiten zenituzten komentarioen bitartez

argi ikusi zitezkeen bai alderdi popularrari eta bai alderdi sozialistari egiten zenizkiela erreferentzia

lortu duzuen akordioa edo iruditzen zait apur bat endredatu zaretela zeren ez dut ikusten argi hemendik nola atera daitekeen estatu bat nazio dela eta erabakitzeko eskubidean duela ondorio estatuko duen ezer

hemendik pare bat urtera zortzi hilabetera gauza beste era batera balira eta egiaztatuko balitz hori

hau dela urrats hori emateko unea

aipatu dituzun nafarroa momentu batean lehen nafarroak bere aurreko urteetatik urratsak handiak eman ditu urtarrilean iparraldean

eta uste dut aukera hau ezin dugula galdu eta gaur goizean esan dudan beste gauza bat eta izan da herritarrek aukeratzen gaituztela lau urterako eta gure lau urtekoa dela eta ez zela eternitatea

herri honen gehiengoak argi utzi duenez zerbait eta hori argi utzi izan baldin bada argi utzi duena izan baldin bada erabakitzeko eskubidea nahi zuela era batean

zentsu horretan urratsak ematea eta zaila egiten zait pentsatzea alderdi sozialistarekin egingo duzuenez badakit alderdi sozialistaren barruan hasi naiz beste ahots batzuk entzuten eta beste ahots horien musikak agian

bere eskemaren barruan ez da sartzen erabakitzeko eskubidea mendia andrea hori askotan

ere eta kosta egiten zait sinestea akordio honekin ez ote zaituzteten helduta izango herri honek bere burujabetzaren inguruan eman beharreko urratsei dagokionez eta honekin ez dut gutxiesten

neurri horiek izan dezaketen garrantzia gure eredutik kanpora geratzen direla esango nuke ba begira alderdi sozialistaren paperak irakurriz gero edo alderdi sozialistaren

sarri askotan paperean dagoena ikusita

agian beste moduko eredu batzuk ikusteko gauza izango ginatekeela eta ez zaio hori gertatu nire ustez alderdi sozialistari mendia andrea behin eta berriro saiatu da esaten baietz alderdi jeltzalearen politika ekonomikoa eta alderdi jeltzalearen politika markatzeko gai izan dela benetan zalantzak dauzkat hori horrela izan denik bai eusko alderdi jeltzalearekin elkar lanean aritu denean aurreko legealdian eta baita beraiek ere

beraz ikusiko dugu zer ematen duen nik momentuz ez daukat konfiantzarik baina esaten dizut berriz ere iruditzen zait burujabetzan urratsak emateko

hau dela goizean esan dudan bezala badirelako europan aire batzuk honetan bultzatu gaitzaketenak

katalunian urrats garrantzitsuak eman daitezkeela eta hori gertatzen baldin bada ez dakit zer aurpegi geratuko zaigun guri haiei begira

zenbaki pila bat ere jarri dizkidazun mahai gainean egibar jauna eta egia esan behar baldin baduzu batzuk ahaztu eta guzti egin zaizkit edozein kasutan begira zenbakien kontu honekin

eta zuk esan diezadakezula honetan edo honetan eragiten diela egungo

zerga sistemak eta zeintzuk izango liratekeen momentu honetan eta gauza dauden bezala kaltetuak izango liratekeenak eta agian hori

enpresetan industria handitan eta diru asko mugitzen diren tokietan

egin beharko dugu orain arteko sistema agian begiratu egin beharko dugu zuk aipatu dizkidazun errenta tramu horietan

baina hori alde batera utzita uste dut badagoela hor eztabaida bat badagoela parlamentu honetako talde guztietara iritsi den eztabaida bat eta uste dut egin beharreko eztabaida bat dela

eta beste batzuk gaur mahai gainera ekarri ditugunak uste dut politika egiteko beste eredu batzuk badaudela justizia soziala egiteko beste eredu batzuk badaudela

ez direla guri sortu zaigun fantasia bat guk ere badaukagula horien inguruko programa ekonomikoa oker ez banago zuei ere eman genizuena eta berriro esaten dizut

okurritu zaiguna esatera etorri garenak eta esaten dizut

aparteko erraz esaten dizut benetan sinestuta

oraingo honetan akordioak ez dira posible izan egia da posible izan zitezkeen egibar jauna posible izan zitezkeen ez dira posible izan baina badakizu eta podemosek

euskal herria bilduren eskuak prest daudela akordioak erdiesteko eta akordioak gauzatzeko eta prest gaudela hasieratik eta zuek izan zaretela lehentasunezko gure aukera baina beste gainontzeko guztiekin ere prest gaudela eta elkarrekin podemosekin jarraituko dut hain zuzen ere nolabaiteko ñabardura bat egin nahi nizulako zabala andrea esan diguzulako beno gu ari ginela alderdi jeltzalearekin

eta alderdi jeltzaleari pasa genion dokumentu pare bat eta alderdi jeltzaleak guri ere pasa zizkigun

eta zuek ez zeniguten erantzun oraindik ez diguzue erantzun pentsatzen dut honekin edozein kasutan izan ditzakegula hitz egiteko gaietan sakontzeko eta oraindik ere

ez dela egin eta nik esperantza guztia daukat zuekin ere eta esan dudan bezala gainerako indar politiko guztiekin aritu ahal izateko benetan galdera bat egin duzu ez dakit non daukadan paper hori

zabala andrea hemen idatzi dut nonbait zer nolako gizartea nahi dugu galdetu duzu eta nik uste dut

baina nik esan dut nahi dugula gizarte bat non eta feminismoa

gizon eta emakumeen berdintasuna erabat garrantzitsua iruditzen zaidalako hain zuzen ere edozein abiapunturen muga delako nire ustez ezkerrekoa esan dizut eta gainera zehaztu dut nola ulertzen dudan ezkerra eta

mahai gainera ekarri nahi izan dut belaunaldien arteko elkartasuna eta ezin ditzakegula guk gaur egun esku artean dauzkagun gauzak nahi ditugun bezala egin

urratsak ematen hasteko batzuk independentismorainoko bidea egin nahian beste batzuk beno subirautza hori agian gauza konkretu batzuk lortzeko

ikusten dugulako baina horixe bake eta elkarbizitzan lanean aritzeko prest gaudenak eta gainera uste dut zuk ere buruan izan duzun

herri kultu bat ikertuko duen herri bat herri garatu bat herri zoriontsu bat horixe da guk nahi dugun

horixe da guk planteatzen duguna eta horregatik iruditu zaigu momentu batean

entenditzen dut batzuentzat ni ez naizela urkulluren tamainako hautagaia baina ni hautagai bezala hementxe nago eta ez didazu aparteko ezer esan eta nik esan nahi nizukeena da ba gutxienez hori argi esaten dizudala

joango garela pixkanaka pixkanaka akordioak egiten zuek ere erabaki beharko duzuela zeren ez da gauza bera

edo hemen esaten diezuena orduan joango gara pixkanaka gauzak aklaratzen joango da legealdia martxan jartzen

baina legealdia bukatuko da eta egingo dugu bide hori ere hasiera honetan

izango dugula eta momentu hori gainera berehala etorriko dela eta izango ditugula elkarren arteko akordioak egiteko

zaudela guk ere esan dugu orain eta orain baino lehenago horretarako prest gaudela eta berriro errepikatzen dizut egibar jauna mendia andrea ez dago baina

zorionak eman nahi nizkion zorionak egia esan berak hain zuzen ere

aitortu ondoren lortu duelako gobernu batean egotea eta zorionak eman nahi nizkion gainera aparteko meritua iruditzen zaidalako espainian alderdi sozialista dagoen bezala eta ez dakit oso ondo gainera azkenean

andueza jauna eta nolako gorabeherak dauzkazuen baina edozein kasutan espainian alderdi sozialistak dauzkan

aparteko meritua egia esan gobernu batean ikusgarritasuna lortu ahal izatea niri lehendakari okasionala naizela

baina azken batean honelako gauzak ardia adarretatik hartzea besterik ez da eta aurrera egin behar dugula era honetako foroetan eta batez ere lan hori eman digutela herritarrek lan egitekoa bakoitzak bere posiziotik baina seguru nago

badaudela paperean zuekin eta egin ditugulako gainera akordioak zuekin hainbat lekutan

edo urkullu jauna patxi lópezek esan duenean akordio hau ona dela espainiarentzat

beldurra ez dakidalako zergatik den ona espainiarentzat hau eta hain ona baldin bada espainiarentzat

erabakitzeko eskubidearen inguruan mendia andreari lehenago esan nahi niona iruditzen zait beste ahots batzuk entzuten hasia naizela andueza jauna zure aldetik ere bai eta seguru asko alderdi sozialistak zentzu horretan ere urratsak eman beharko dituela eta beste modu batera kudeatu beharko duela egoera hau edozein kasutan oso sarritan entzun izan dut mendia andreari esaten erabakitzeko eskubideak zatitu egiten duela

zatitzen duena dela ez erabakitzeko eskubidea izateak

gero behin erabakitzeko eskubidea izanda zatitzen gaituen edo ez hori gero ikusi ahal izango dugun gauza bat izango da baina edozein kasutan iruditzen zait dela esatea alderdi jeltzalearekin alderdi sozialistak lortu duen akordioak edo gobernu

ez du zatitzen niri agian gustatuko zait gehiago edo gutxiago edo nahiagoko nuke egon edo ez egon baina ez du zatitzen gizarte hau partidu popularrak espainiako

baina ez dut uste zatitzen duenik gizartea eta pentsa gizartearentzat oso neurri

bat ere beraz ez zait iruditzen hori horrela denik gehiago iruditzen zait eta hau ere berari mendia andreari esan nahi nion eta honen inguruan ere egia esan nahiko nuke euzko alderdi jeltzalearen eta gobernuaren iritzia jakitea

dutela kanpainan egin zenuten bezala euskararen inguruko mezu hain zatitzaileak zabaltzeak eta gero korrika egin zuen alderdi popularrak hurrengo egunean

euskararengatik euskal herrian uste dut horrek benetan gorrotoa sortzen duela

behar den guztia egingo dugula jende horri guztiari esplikatzeko zein ederra den hizkuntza hau eta emateko

aukera hori emateko baina jar gaitezen horretan jar gaitezen mezu positiboan eta ez mezu negatiboan zeren mezu negatiboak negatiboa baino ez digu ekartzen eta

zatitzeko baino gehiago batzeko beharra dugula arlo guztietan eta baita arlo horretan ere alonso jauna

asko pozten naiz benetan esaten dizut

arteko berdintasuna eta eguneroko berdintasuna zer garrantzitsua den azpimarratu dudanean nirekin ados egotea oker ez banago bat zatoz nik egin dudan diagnostikoarekin non eta ikusten dudan

bortizkeria ikaragarri hori eta egunerokoa dela konpondu behar duguna azkeneko bortizkeria matxista horri ere konponbidea aurkitu beharko badiogu

baina uste dut ez dela beldurra izan beharreko hitza nazio batuek

gaur goizean ere garapen bake eta justiziarako eskatzen dutela nazio batuek hori beraz

sinestuta nagoelako goitik behera ezin dugula egoera hau pairatzen jarraitu

pairatu ez muturreko biolentzia ez eta emakumeok egunero pairatzen ditugun egoerak

euskal herria bildun esateko ahaldundu garela beldurra ez dagoela gure tokian gizarte hau ahaldundu dugula baina egia da eta emakundek dio bere txosten horretan emakumeak beldurtuta bizi direla eta hori ez da posible

emakume guztioi maila handiagoan edo txikiagoan eta hori

gutxienez honetan ganbera hau ados egongo dela nirekin lehentasunezko neurria dela lehen esan dut baina berriro esango dut gure alabak gure amak gure izebak gure lagunak dira eta uste dut oso garrantzitsua dela

ez nago beste gauza batzutan ados esplikatuko didazu ze

pnv eta alderdi sozialistak egin duten paktu horretan edo gobernu akordio horretan otegiren eskua ikusten duzula

eta euskal herria bildu ere hor tartean dagoela ez dakit nondik eta nora

hori horrela balitz eta azkenean euskal herria bilduren hainbat aldarrikapen eta hainbat nahi

baina ez dakit oso ondo nondik eta nora iritsi zaren ondorio horretara

bakea eta elkarbizitzaren inguruan gaur hemen esan ditudan guztiak guzti guztiak euskal autonomia erkidegoko herritarren ehuneko laurogeita bostak pentsatzen ditu horrela eta azkeneko soziometroan ikusi ditzakezu eta hori da pentsatzen dutena bakegintza eta elkarbizitzari dagokionez eta ez dizut detailatuko badakidalako irakurria daukazula soziometroa eta zer dion

gainerantzeko gauzen inguruan eta baita ze balorazio egiten duen zuen alderdiaren inguruan

postura bat mantentzen duzue neurri batean eta uste dut iritsi dela garaia hemen ere beste jarrera bat erakutsiz eta miren larrion lankideak lehenago ere aipatu du egon zela momentu bat aurreko legealdian arantza quirogak hitz bat aldatu

hogeita lau orduz herri honek beste esperantza bat eduki zuen ikusi zuenean alderdi popularra beste leku batean jarri zitekeela eta ez zen handik hara joatea zen pixka bat eserlekuz aldatzea eta uste dut ariketa hori

denok mugitu beharko dugula gure eremuetatik eta gure erosotasun eremuetatik alderdi popularrari ere tokatuko zaio hori egitea ez baldin bada euskal autonomia erkidegoan gai horretan eta beste gai batzutan

gertatzen zaizue gauza bat partidu popularreko ordezkariei eta gertatzen zaizuena da estatuaren indarra badaukazuela eta badaukazuela

indarra eta gainera hori egikaritzen da ez horretan bakarrik baizik eta egikaritzen da askotan legebiltzar honek hartu dituen erabaki subirauak auzitegi konstituzionalaren bitartez behin eta berriz errekurritzen direnean eta legebiltzar honetan hartzen diren hainbat eta hainbat neurri

indar hori ez dela bat ere demokratikoa uste dut mugitu egin behar duzuela

esaten dizut hori ere seguru aski denok etxe honetan bildu garen sentsibilitate politikoak

egin behar baldin badugu denok mugitu beharko dugu apur bat gure posizioa baina zuek ere bai seguru nago

eta iritsi beharko duzue ondorioztatzera esguince bat

ez dela terrorismoa eta ekibokatu egin zaretela eta oso grabea dela era horretara ekibokatzera kokatu nahi gaituzuelako lehenaldiko

armak behin betiko utziko zituela eta beste eszenatoki batean gaude eta ez ezazue ahaleginik egin aurreko eszenatokira bueltatzeko

euskal herria beste leku batera eramateko eta guztiok herri honetan

bizi gaitezen gurea lur txiki bat da

eta herri handi bat hizkuntza kultura jakituria handia duen lur bat eta dauzka gizon emakume batzuk beraien herritarrak lur horri eman diotenak orain baino lehen eta gure historian zehar izateko modu berezi bat kultura berezi bat politika egiteko kultura berezi bat

gure baitan etorkizuna ongi islatzeko

eta horiei guztiei heldu beharko genieke eta bene benetan euskal herria bilduren eskuak behin eta berriro aipatu dudan bezala zabalik dituzue kasu askotan momentu honetan ez da posible izan baina jakin lau urte hauetan horretarako prest egongo garela

eta berriro mila esker guztioi eskerrik asko iriarte

jarraian legebiltzar taldeei erantzuteko urkullu jauna zurea da hitza

jaun andreok arratsalde on guztioi egia esan azken ordu erdi honetako hogeita bost minutu ez ditut bat ere ulertu egin nik uste nuen

egindako kritikak erantzun egin behar zituela eta norbere proiektuak

gehiago aukera hori izanik eta ez beste lehiakidea denaren proiektua eztabaidatzen hasi ez dut egia esan ondo ulertu ordu erdi honen azken hogeita bost minutuak ondo

eutsiko diot eta eutsi egingo diot aitortuz bai alonso jauna bai zabala anderea eta baita larrion anderea inbestidura saio batean

zarete berriak gara bigarren aldiz ongi etorria ematen dizuet zentzu horretan bigarren aldiz delako niretzat inbestidura saioa eta

ezagutuko nauzue baina zuetariko bakoitzak esandakoa ahalik eta gehien jasotzen saiatu egiten naiz ez delako bakarrik gaurko egunerako baliogarria izango baizik eta etorkizunera begira ere

eta zentzu horretan eta gero sartuko naiz amankomunean izan diren hainbat

zehaztugabekoak diren planak edo baita jarraipenezkoa edo kontinuismoarena

baina alderdi bakoitzak esandakoari erantzun nahian señor alonso he recogido

eta geroago ere erantzungo ditut besteekin batera baina nik uste dut

aipatu dituzula hor alde batera utziko dut pseren errendizioa zehaztasun gabekoa dela guk planteatutakoa alde batera hiruren arteko negoziaketa izan egin dela eta hiritargoa

eta zure parte hartzean asko hitz egin duzu nortzuk ez dauden akordioen edo nortzuk ez daudenetaz eta justu hori da

alderdi sozialistak eta euzko alderdi jeltzaleak sinatutako akordioak denak kontutan hartzea denak hiritargo osoa kontutan hartzea planteatzen du akordioak baita beraz zure ustez akordio horren barruan ez daudenak ez denak gizarte osoa eta hor bai planteatu egin duzu gizarte ereduan gizarte modeluan desberdintasunak eta gero planteatu egin duzu erakunde aldetik praktika txarrak klientelismoa

osasuna eta hezkuntza balira bezala arazorik eta garrantzitsuenak edo larrienak nik ondo hartzen dut zabala andrea autoestima

ez dut uste adanismoa ona denik autoestima ondo dago baina ez dut uste ondo dagoenik pentsatzea gauzak norberarekin besterik ez direla hasten hori errealitatetik kanpo dago zabala andrea

eh bilduren kasuan beno akordio transbersalak borobilgunetik irtetearena horretaz aipatu egin da beno utzi iezadazu esaten edo utzi iezadazu

ezartzen zuekiko izen lagun bat eta izen laguna izango litzateke politika berria ordezkatzen duzuenarena begira ezker abertzaleari dagokion aldetik ez eh bilduri baina ezker abertzaleari dagokion aldetik hogei urtetan izendura

ez da politika berria egitearen sinonimoa edo ez da berdin politika berria egitearekin ez da ez da modernotasuna ere larrion andrea

badakit ez duzula gustukoa baina euskadi badago munduan diren herri aurreratuenen artean euskadi

herri aurreratuenen artean dago zentzu horretan nik azpimarratu egin nahi dut europarekiko alderatuz barne produktu gordinarekin

edo bagarela giza garapenaren indizean lehenengo bost herrialdeen artean gaudela edo baita berdintasunaren alorrean lehenengo bost herrialdeen artean gaudela edo

osoa den industriarekin alderatuz zortzi puntu gehiago indartua dela gure industria edo aitzindariak garela

suposatzen dutena politiketan eta aitzindariak gara baita eraldaketa industrialean laugarren eraldaketa industrialean

lau urteko balorazioa murritza izan dela eskasa izan dela

hori horrela ulertu egiten duenik euskal gizarteak behintzat euskal gizartearen

zuekin alderatuz borobilgunetik irtetea planteatzen duzu eta nik esango nizuke beste guztiok beste gainontzeko guztiok borobilgunetik irtenda zailtasunez ibilbidea egiten

bai enplegua berreskuratzekoa baita gizarte oreka mantentzekoa ezker abertzalea

bere borobilgunean izan da irten egin behar bazarete

errepidera ondo etorriak bidera eta abertzale bezala ez dut ulertzen ez dut ulertzen nafarroa eta iparraldea eredugarri jartzea

desiratzen daudela hemen gure autonomi erkidego honetan egin dugun

gaur proiektu zehatza ekarri dut legebiltzarrera minutu bat gehiago ematen baldin badidazu

proiektu horrek erantzun zehatzak ditu euskadiren etorkizunerako proiektu horrek

giza garapena gizarteraztea berdintasuna eta kalitatezko zerbitzu publikoak

bizikidetza eta giza eskubideak eta autogobernu gehiago eta hobea erronka partekatuak ditugu hemen gauden guztiok

era ordenatuan egin behar dugu eta aurrera egin behar dugu bizikidetzan bestetik

aukera dugu legebiltzar honek lanean jarraitu behar du elkarrizketaren bitartez euskadiren autogobernuari buruzko adostasun politikoaren bila akordio

euskadin eta ituna estatuarekin elkarrizketa eta akordioa gure kultura da eta horrela jarraitu behar du izaten hau da gure norabidea guztiona

eutsi behar diogu denok erakunde publikoetatik hasita elkarrekin lau urte hauetan hurrengo urratsa eman behar dugu etorkizunerantz

hobeago horretan uste eta konpromiso osoa errealismotik egiatik eta lanetik eskerrik asko eskerrik asko

legebiltzar taldeak erantzuteko txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria alonso jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko alonso jauna euskal sozialistak

otros iriarte andrea begira

baina gero nola bihurtzen ditugun gure proposamen elektoralak ekimenetan eta errealitatean guk hori egin dugu pasa den legealdian akordioak lortu genituen

eta asko orain daude gaur sinatutako edo atzo sinatutako akordioan pasaden legealdian lankidetza ona eduki genuen gure taldeko kideek eta zure taldeko kideek eta nik espero dut baita ere legegintzaldi honetan baita ere lankidetza hori ba beno lantzea eta lorpenak izatea

de aprovecharla eskerrik asko eskerrik asko mendia
anderea jarraian elkarrekin podemos taldearen ordezkariak

eskerrik asko hernández jauna martínez jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok badaramatzagu hainbat ordu hemen

proiektuak entzuten eta baita ere talde parlamentarioen

egia esan berriro ere igotzen gara hona dezepzio handiarekin azkenean gaur nahiz eta egibar jaunak

galderak egitea da gure lana gaur zuen proiektuak kuestionatzea da zuen proiektuak kritikatzea da eta erantzunak jasotzea da eta horren bila gatoz gaur

erantzunak nahi ditugula baizik eta herritarrek ere erantzunak nahi dituzte egun hauetan aurkeztu

etorri garela hona eta berriro ere akordioa hutsa izanik ere zeuen diskurtsoa hutsa izan da erantzunik gabe konkreziorik gabe aurkitu ditugu hainbat aurkitu ditugu hainbat proiektu garatu daitezenak baina ez dugu konkreziorik aurkitu eta

momentuzko erantzunak behar dituzte momentuzko eta konkretuko erantzunak behar dituzte guk ere berriro

esan nahi dugu zuen akordioak bi ardatz ditu lehenengoa

eta bigarrena hemen legebiltzar honetan existitzen den gehiengo aurrerakoi bat blokeatzea

segituan biktima handi bat ikusi dugu ere akordio honetan euskara ia ere ez da mentziorik agertzen euskararen inguruan eta zer gertatzen da administrazioan

zer gertatzen da mendia andereak egin zuen kritikarekin

gure hizkuntzaren euskararen erabilera lotsagarriarekin

baina ikuste dugu orain gutxienez lortu duzuela euskara akordio honetatik

argi ikusten da urkullu jauna gauza asko oraindik ez direla agertzen akordio honetan eta erantzun asko behar ditugula oraindik

legealdi honetan zer gertatuko den beraz espero dut hainbat erantzun orain zuen hurrengo txandan jasotzea edo gutxienez hurrengo hilabeteetan
gauza gehiago argitzea zuen akordioari buruz eskerrik asko eskerrik asko

martínez jauna eh bildutik larrion anderea zurea

egibar jauna zure defentsa urkulluren defentsa egin duzuna kudeaketarena izan da administrari batek egingo lukeena eta zure hitzek konfirmatu dute

honi egiten zaion eskaintza teknokrata dela consejero delegado esan du alonso jaunak eta zure jarrera zoritxarrez handik ere joan da urkullu jauna zuk ez duzu ulertu zer egin duen iriarte andereak jakina diskurtso politiko bat egin duelako

ni saiatuko naiz enpresetan erabiltzen dudan hizkuntza erabiltzen biok ulertzeko batu duzu politika berria eta modernitatea hori da gasteizen egiten saiatu izan garena hemen ondoan berrehun metroetara dagoen instituzio horretan non herriaren interesak

non bigarren indarra hirugarren indarra utzi dio pausua ematen eta alkatetza lortzen herriaren interesak defendatzeko hori da politika berria kostatzen zait imajinatzea euzko alderdi jeltzalea bigarrena izanda hirugarrenari bozka ematearena eta niri kostatzen baldin bazait uste dut herri honetako jendeari askoz gehiago

politika berri horretara gu bakarrik ez gehiagorekin ere hurbil gaitezke zergatik ez aipatu egin duzu eaeko indizeak altuak direla eta ze mailan gauden nik ez ditut indize horiek eztabaidatu

eta ikusi dut non geunden eta non gauden horretaz

serie historiko horretan atzera goaz eta hau da unea ez gotortzeko errotonda horretan ni ere gasteiztarra naiz alonso jauna bezala eta nik ere txiste bera egiteko asmoa nuen

hor dagoenik ez da unea gotortzeko errotondan eta

nik uste dut fondoan antzeko igual nahi dugula enplegua indartzea guk hori nahi dugu sektore industriala indartzea guk hori nahi dugu ikerkuntza eta garapena indartzea guk hori nahi dugu ez mantentzea ez atzera egitea

horretan ados gaude herri aurreratua eta horretarako hemen gaude hori egiteko baina herri aurreratua eta justuagoa izango da gurea eta urkullu jauna autoestimaz aritu izan zara zabala andrearekin eta desde luego zuen autoestima oso altua dago

aurrera egin duen guztia eusko jaurlaritzari esker izan al da ez dut uste herri hau osatzen dugun guzti guztion artean egin dugu

nola bota zen atzera kalean eta berdintasunak nola egin du aurrera

eta esan behar dut ere aurrera egin dugun hainbatetan a pesar del pnv izan dela

bota izan dut ikerkuntza eta garapenean aurrera egiteko kritika egin behar dugu baina gure erroreetatik ikasteko ez gaude beste gauza bat planteatzen eta uste dugu hori egin behar dugula

eta uste dugu zuek ere eta uste dugu gainera

erantzun guztiak ditugunik eta guk ez ditugu guztiak eta aurrean ditugun arazoak eta erronkak handiegiak dira pentsatzeko gutako bakoitza edo gutako bakarra garela erantzun egokiak ditugunak hori ere guk ez dugu pentsatzen

hezkuntzan osasunean arlo soziala asko kezkatzen zaizkigulako eta horri herri honen alde egin nahi dugulako gure proposamen guzti horiek gainontzekoekin batera mahai gainean jarri nahi ditugu aurrera egiteko eta ekonomian asko dugu egiteko asko eta aitortu

irakurri duzunean nik primeran ulertu dizut baina gero hainbat esaldi barkatuko didazu baina ez naiz gauza izan zuri ulertzeko urkullu jaunari ulertzen diot

eta industrian ere asko dugu egiteko eta honetan ere guk ez ditugu erantzun guztiak eta ez guk talde politikoak politika sektorearekin egin behar dugu enpresekin batera sindikatuekin batera eta gizartearekin batera me habían comentado que el señor

autogobernuari buruzko lantaldean gasteizen bi mila hamaseiko urriaren hamabian hemen dago que fueron los únicos

de que qué pasa con este pueblo egibar jauna hogeita hamar minututik minutu bakar bat eskaini diozu estatus politikoari eta ez nau harritzen ez daukazu askoz gehiago esateko proposamen horrekin

eskerrik asko larrion andrea jarraian euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

niri esaten didate ez naizela oso umila baina zu ez zara atzean gelditzen

proportzio berdinean edo gehiago baina orain ere hanka sartu duzu urruzunok ez dakit entzun duen

baina lehendakariak jakina badaki alderdi popularra upyd k alderdi sozialistak zuek eta guk ere aurkeztu genuela geure proposamena baino alderdiak eta alderdia bakarrik egin zuen beste ariketa bat

egin zuen ariketa bat bat eta izan zen batzuena besteena guztiona hartu eta halako sintesi bat

gertatu zen eduki genuela bilera upydrekin

eta zuekin ez zela posible izan bilera edukitzea ez zen posible izan zergatik hasier arraizek ezin zuen momentu hartan kontestuhartan gurekin bilera bat irudikatu eta esan genion hi ba propio entregatuko hik daukala

baina norberak bere dokumentua aldez aurretik presentatuta zeukan beraz umiltasun pixka bat gehiago eta baita ere informazio gehiago

eta urruzunok gaurkotu dezala bere artxiboa niri parlamentu honetan denetatik deitu didate baina diskurtso teknokratika egin dudala behin ere ez zidaten esan ez dakidana da

edo zein esplikazio ez duzun ulertu zergatik jarduera ekonomikoari buruz

instituzio ezberdinen bilakaera gure enpresa publiko eta pribatuen bilakaera eta

aitortzen dut zure ezagutza baina hortik harrokeriara pasatzea

denbora izango duzu behintzat alde batetik eta bestetik erdigune bat aurkitzeko

hau aurreko legealdikoa da hau minteguik eta biok

da aurreko debateak ez dituzuela jarraitu ezta urrutitik ere eske biribilgunea izan zen gure debatea

orduan eta hau podemosekoei ere baliogarria izango delakoan esan nahi nuke biribilgunean esaten genuenean eta lehenengo adibidea jarri zen eta izan zen askotan batzuk biribilgunea sartzen direla eta itsutu egiten direla

burutazioa izaten dela nik edozer gauza baina ni ezkerrekoa naiz eta ezkerretik joan behar dut

ezkerretik klaro biribilgune guztiak behintzat hemen ezkerretik hartzen dira

orduan beste gauza bat dice que yo no he hablado del estatus egia da denbora gehiago eskaini nahi niola baina altura hauetan ez dago dudarik guk

dokumentu bat eta erantzun bezala beste dokumentu bat ekarri zuten

uztargarria zirela biak uztargarria zirela eta maddalenek esaten zuen

lortu daiteke bai bai galdetzen zenuen orduan bileran bai eta nahi baldin duzue beste zeren bat

bueltatu alderdiari sinatuta dokumentu hori alderdia konprometitu nahi duzue

alderdiak ez dauka inongo mugarik alderdi sozialista tarteko delako

atzo azaldu zuen ortuzarrek dokumentua hala dio eta

parlamentu honetan gai honen inguruan askotan hitz egin dugu eta gainera pentsatzen dugu gaur egungo konposizioa kontutan edukita hemen podemos zuek eta guk erabakitzeko eskubidea aldeko apustua egiten dugu definizioa tartean egongo da

hor planteamendu irmoa baldin badago guztion aldetik garbi dago hirurogeita hamabost eserleku hautatik berrogeita hamazazpik

ikusten dugu obligazio demokratikoa bat dagoela hori garatu ahal izateko

mesedez mesedez isiltasuna

bai bai dena berria da eta mundua nirekin hasten da

mundua zabala da anitza da eta denbora asko dabil martxan eta gure herri honetan ere bai

esan behar dena eta legebiltzarreko batzordea antolatzen denean elkar ikusiko dugu

zer gertatu zitzaigun egia da egoera diferentea zela baina hori gertatu zitzaigun

elixabete piñol oskar matute eta rafa larreina ginen tarteko eta gelditu ginen ba hola ezin sinesturik gertatzen ari zena

orduan aurrera begira nik pentsatzen dut gaurko saioaren ondoren garbi gelditzen dela bat

iñigo urkullu izango dela eta gizarteari begira akordioak tarteko bat dago alderdi sozialistarekin egin duguna eta

sortu daitezke egin daitezke egin beharko genituzke herri honek dituen desafio guzti horiei aurre egiteko eta ganoraz eta txukun aurkezten zaizkigun desafio guztiak gainditzeko eta horretarako akordioak behar ditugu akordio zabalak

lidergoa partekatzeko ez dauka inongo arazorik ez alderdi politikoekin ez instituzioekin eta

orain bezalaxe pentsatzen dut eta herritarrak hala ikusiko dute eta nik uste dut onartuko dutela onetsiko dutela bihartik aurrera berriro ere iñigo urkullu lehendakari

ez dakit gaurkoa izan behar duen azkena baina niri benetan igual será políticamente incorrecto
muy español eskerrik asko egibar jauna eztabaida
amaitu da eta bilkura etengo dugu hamar minutu hamar minutu barru